egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gogoratu borja sémperren botoa laura garridok delegatua daukala

eta bozketak bukaeran egingo ditugula gai zerrendako lehenengo puntua mozioa julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda arzuaga jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko legebiltzarburu

sailburuak legebiltzarkideak egun on denoi mila bederatziehun eta laurogeita seiko martxoaren hamabian

burutu zen espainiar estatuan eta euskal herrian ere euskal jendartearen gehiengo batek gehiengo argiak ehuneko hirurogeita biak

bizkaian ehuneko hirurogei araban eta ehuneko berrogeita hamairu nafarroan emaitza eztabaidaezina beraz ordutik gauzak

aldatu da baina ez beti onerako ez behintzat

hogeita hamar urte beranduago eh bilduk erabaki hura balioan jarri nahi du

berretsi nahi du ekimen honen bitartez horretarako arrazoiak badauzkagu hamar arrazoi aletuko ditut ez gaur egun ere berresteko bat natok munduko hainbat herrialdeetan eraso militarra zabaldu du eta gerrak probokatu ditu

defentsarako tresna bat bezala helburua omen zen

gerra hotzaren aurrean defentsa militarrean elkarri laguntzea

desagertu da varsoviako ituna amaitu da gerra hotza amaituta

geratu zen baina disolbatu ordez etsai berriak bilatu eta bilatzen duena aurkitzen ditu horrela nazioarteko legediari muzin eginez

hainbat herrialdeetan zabaldu du bere eraso militarra

irak afganistan libia somalia palestina

siria mundu osora zabaltzen du gerra heriotza eta miseria errefuxiatuen krisiak adierazten digun moduan gatazka horien biktimak

iturri batzuen arabera hirugarren gerra deslokalizatu batean aurkitzen gara jada bi

lehengai eta errekurtso naturalen espoliazioa gauzatzen du

ohiko interesei beste helburu berriak gehitu dizkio petrolioa gasa uranioa

eta munduko estatu aberatsek behar edo desio dituzten beste edozein lehengai edo errekurtso naturalak espoliatzeko kontrol

eskutik datoz biek kapitalismo basatia eta inperialismoa

txanpon bereko bi aldeak dira kasu honetan

helburuarekin berriro ere estatu batuetako nahiak legislazioak edo moduak inposatzen dira

interes ekonomikoen gainetik inposatzen da berriro ere europa galtzaile aterako da erabakiak hartzeko ezintasunarekin

ez da erakunde demokratikoa eta bere gain inolako erabakitzeko ahalmenik ez dugu espainiak esan zuen ez zela inplikatuko natoko estruktura militarretan egin du

guda ekintzetan parte hartzen du bitartekoak eskainiz eta parte hartzen du baita ere ekonomikoki oso harro esaten du espainiak zazpigarren kontribuientea dela natoren horretan guk ezin dugu inolaz ere bere erabakietan parte hartu noski lehendakariarekin egindako interpelazioan

guk eragiteko inolako posibilitaterik inolako gaitasunik ez daukagula

dezakegun nolabait gauza bakarra da mundu zabalean harreman sare zabala erabili euskal etxeak edo donostiako europako kultura hiriburua adibidez gure baloreak hedatzen saiatzeko baloreak hedatu ondo dago baina mantentzen gara barruan kateatuak zortzi

eta presentzia militarra areagotzen ditu euskal herriko lurraldea ere bada

bardeetako esparru naturalean etengabeko ariketa militarrak egiten dituzte edo orain hilabete batzuk trident juncture bi mila hamabost ariketen harira

material belikoa ekarri zuten eta milaka militarrek milaka ibilgailu militarrak gure lurraldea zeharkatu zuten

suposatzen zaizkie euskal herritar askori agrabio bat bezala hartzen da hartzen dugu bederatzi

ejertzitorik gabeko euskal herria defendatzen dugulako euskal herrian kontzientzia eragozpenerako mugimendua loratu zen ostean

intsumisioaren mugimendua etorri zen mugimendu antimilitaristak gerraren kontrako mugimenduak eta baita ere herrien arteko elkartasunaren aldeko mugimendu indartsuak izan ditugu eta badauzkagu euskal herrian euskal herri intsumitu antimilitarista

guztiz inkonpatiblea da hamar euskal herriak

esan ziolako hego euskal herriko lau herrialdeetan mobilizazio herritar handia egon zen eta gehiengo batek

bozkatu zuen kontrako bozkek zortziehun eta hogeita zortzi mila ia bikoiztu zituzten aldekoak

oso parte hartze handia izan zela herriaren ebazpen

ebazpen argia izan zen hura euskal herriak ez zuen nahi

baten ekimena izan zen erabaki hura hautu burujabea bai forman eta baita ere fondoan pentsatzen dut herri honetan barru barrutik errotua egon dela hartutako

gaur arte urteen poderioz erabaki hark lekua egin du gure baitan adinagatik erreferendum hartan

baita ere erabakitzeko ariketa demokratiko izanagatik eta baita ere erabakitakoagatik edukiagatik

pentsatzen dugu gaurkotasun osoa duela ez dugu ahaztu erabakitakoa ez onartzeak oraindik ere gaurkotasun

ez natorik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria agirre jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi

egindako interpelazio baten ondorioz gaur

mahai gainean otan jaio zen jaio zen moduan mila bederatziehun eta berrogeita bederatzian hotzaren testu inguruan eta europan

sortu zen otan gaur zorionez badirudi garai hori atzean utzi dugula bide batez arzuaga jauna otan mila bederatziehun eta berrogeita bederatzian jaio zen

hasia zen baina otan ez zen sortu varsoviako hitzarmenari erantzuteko

herrialdeetan eta bakearentzako mehatxu larria zen

mila bederatziehun eta berrogeita hamabostean jaio zen stalin eta bi urtera

kremlinen zegoela eta gainera varsoviako ituna edo hitzarmena zuk esaten duzun moduan ez zen

mantener de aquí al futuro eta guztion artean izandako lana batez ere shevardnadze eta gorbachoven lana nik uste dut gaur egun hemen agurtu behar dugula eta eskertuko behar dugula

arzuaga jauna orain dela hiru aste lehendakariak argi eta garbi esan zizun bere ustez

lerroan agian posible zela martxoaren hamabian

gai honen inguruan oroimenezko informazioa sortzea

eztabaida publikora iritsiko zenik beno iritsi da zure interpelazioarengatik eta gaurko mozioengatik nik bat nator lehendakariak esandakoarekin

guk beste eredu bat nahi dugu eaj pnv betidanik europeista izan da europan sinesten du eta europa indartu nahi du

bakea mantentzeko hau da gure eredua horregatik aurkeztu dugu osoko

eusko legebiltzarrak erakunde guztiei eskatzen die errespetatu dezala beti

euskal gizarteak libre eta demokratikoki adierazitako

eusko legelbitzarrak europa batasunari eskatzen dio indartu dezala ahal bezain laster

europar politika helburua da gatazkak ekiditea bakea mantentzea

elkar lana finkatzea demokrazia garatzea eta finkatzea

askatasunak errespetatzea eusko legebiltzarrak nola nahi ere gogoratu nahi du gatazkak konpontzeko modurik onena elkarrizketa eta negoziaketak jarraitzen dutela izaten

a nuestras puertas eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna
zuzenketari aurkeztu ez duten taldearen txandara pasatuz upyd mistoa

gracias eskerrik asko maneiro jauna

nada más eskerrik asko sánchez anderea erantzunen txandara pasatuz arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea badago halako kontsentsu bat hau iraganeko kontua dela

txanda honetan azaltzen egunekotasun handia daukala ekarri duguna aguirre jaunak hitz egiten digu

eta ematen du jaioa zarela gai horietan orduko kontuetan iraganeko kontu horietan eroso sentitzen zarela ematen du

ez da demokratikoa baina varsoviako ituna ere ez zen demokratikoa bale nik kontrakorik ez dut esango baina ni geratzen naiz batekin otan ez dela demokratikoa iraganeko kontua omen da baina nik hamar argudio aletu ditut hemen bat iraganari buruzkoa

orain dela hogeita hamar urte herri honek erreferendum batean iritzi bat eman zuela zortzi argudio eman ditut oraintsukoak direnak orainaldian konjugatzen direnak eta bat etorkizunari begirakoa dena esaten dugunean

nahi dugula eta hori dela gure helburua eta hori defendatzen dugula ez omen dago interes gaurkotua

otan tiene un papel absolutamente destacado ematen du ez dela gaurkotasun handiko kontua baina larunbat honetan mobilizazioak egongo dira lau hiriburuetan hau otanen kontra agertzeko eta orain dela hogeita hamar urte eman zen

ikusi ditugu dauden zuzenketak eta

hirugarrenarekin behintzat bigarrenean gehiago eztabaidatzeko egongo litzateke baina ados egon gaitezkeela baina

kontrako posizioa berresteko bere testuan hori ez da agertzen ez dute hori agertzea nahi eta beraz abstenituko gara

eta hori bankada intsumitua da eta hau da herri intsumitua baina gehiago esango dut berrogeita lau urte ditut eta sekula ez dugu eduki aukera

erreferendum batean parte hartzeko eta gure iritzi politikoa

pentsatzen dut demokrazian sakondu behar dela pentsatzen dut gure burua ahalmendu behar dugula erabakitzeko eskubidearen bitartez eta gure bizitzan garrantzitsuak diren erabakiak hartu behar ditugula hemen garrantzitsua da

ez esatea eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

guztiz zilegi da baina gure ustez momentu honetan egoera honetan zentzurik ez dauka gutxienez

otan gai hau ez zegoela iritzi publikoaren gaien artean lehen lerroan

gaia ez da gobernuaren eskumena gaia ez dago gobernuaren agendan ez dago euskal erakundeen agendan

beraz ez dago euskal agendan egia esateko nik ez dakit momentu honetan eh bilduk beste batzuek esan dute iraganera bueltatu nahi duen

garai bateko nostalgia duen edo beste alderdi berri baten itzala

nik espero dut ilusioa pizten duen beste proiektu batzuekin egongo zaretela momentu honetan zeren egitan nik esaten dizut nahiko eskas

gaurko mozioa guk uste dugu euskal gizarteak beste lehentasun batzuk dituela

gizarte arazoak konpontzea osasun eta hezkuntza sistemak gure sistema onak bermatzea ongizatea bermatzeko denontzat eta nola ez

indartzea eta sakontzea hauek dira euskal gizartearen lehentasunak dira gobernuaren lehentasunak eta euzko alderdi jeltzalearen lehentasunak

alderdi politikoen helburua da gizartearen zerbitzura egotea eta hau da gure xedea beraz aurkeztu dugun mozio bat osoko zuzenketa bat bakartu zure moziori

ez otan europa da apustua segurtasun komunerako

nazioarteko segurtasuna finkatzeko demokrazia eta giza eskubideak bermatzeko hau da gure eredua hori da euzko abertzaleak

eta lehen esan dut baina gatazka konpontzeko modurik onena elkarrizketa

hala eta guztiz norbaitek odola eman nahi badu aberriaren alde

eskerrik asko aguirre jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

político y su desvergüenza absoluta gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

ninguna palabra más nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea gai zerrendako bigarren puntua

euskal eskola publikoaren plan estrategikoa aurkezteari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi lehendakari jauna señorías señora presidenta

hezkuntza administrazio batek bultza ditzakeen ekimenek galdu egiten dute bere eraginkortasunaren zati handi bat modu isolatuan

alegia ikuspegi komun bat emango dien eta helburu zehatz eta ebaluagarri batzuetara bideratuko dituen plangintza orokor baten barruan ez badaude horregatik behar dugu helburu estrategiko komun bat izango duen plangintza bat

eta administrazioko zerbitzu guztiak haren mende jartzeko ez dute balio elkarrekin loturarik

lurra txukundu ondo lerrokatu eta helburu estrategiko hori ezarri behar da ikastetxeek jakin dezaten norantz jo behar duten beraz helburu estrategiko komun bat ezarri behar da motibatzeko

estrategiko orokor hori zehaztu behar zaio hezkuntza komunitateari eguneroko lana hobetzeko bultzagarri

egun on guztioi gaur eztabaidarako dugun proposamenari heltzeko ezinbestekoa da nire ikuspuntutik behintzat

inguruko errepaso txiki bat egitea hezkuntza sistemak eta hezkuntza publikoak bereziki bizi duen egoerari buruz hitz egitea proposamenean plan baten beharra azpimarratzen da eta planak jaso beharko lukeenak zeri

beharrezkoa dela iruditzen zait aldez aurretik errepaso txiki bat egitea nire ikuspuntutik aspektu

benetako panorama zein den ikusteko nik batzuk bakarrik aipatuko ditut lehenengoa behin baino gehiagotan hemendik

ez da berdina baliabideak izatea edo ez izatea diru gehiagorekin ez da nahikoa gauzak ondo edo gaizki egiteko baina

ziur zailtasun gehiago egongo direla eta azken urteetan aurrekontuetan atzera pauso nabarmena

momentu honetan atzeraka egin dugulako europan

hezkuntzari bideratzen zaion bataz besteko ehunekotik europan ehuneko bosteko inguruan baldin bagabiltza gu hemen ehuneko

kontutan izanda bi mila bederatzian lau koma hiruan geundela aurrekontu murrizketa horrek bere ondorioak ditu eta izan ditu gure hezkuntza sisteman

behin baino gehiagotan esan ohi dugun bezala murrizketa hauek ondorio kaltegarriak izan ditu besteak beste ikasle kopuruak gora egin du

gainera irakasleen artean eta aipatu da eta esan da hemen behin behinekotasuna oso altua da

gutxi gora behera eta ez egonkortasunak badu zerikusirik ere proiektuen garapenarekin hezkuntza kalitatearekin motibazioarekin ilusioarekin parte hartzearekin eta abar eta abar eta abar

ez diote erantzun beharrei eta orain arte hezkuntza sailak ez ditu beste tresna batzuk ipini behintzat egonkortasun hori beste modu batean lortzeko ere ez edo arautzeko eta zuzendaritza taldeen egoera ere

beharra dauka zalantzarik gabe kontuan hartu behar da ere

irakasleen bataz besteko adina gora egin duela nabarmen ere hezkuntza publikoan eta erretiroa hartzeko adina

bere zailtasunak sortzen ditu ere belaunaldien arteko erreleboa egitea beharrezkoa da gure ikastetxeetan eta horretarako neurriak hartzea

irakasleek asteak motibatuta modu egonkor batean belaunaldi errelebo hori egiteko gaitasunik gabe

sisteman eta eskola publikoetan eta nola ez lan baldintzetan izandako murrizketak ere eragina dute ordezkapenetan egindako murrizketan soldatetan esaten denean irakasleak motibatuta egon behar direla

beste neurri batzuk hartu daitezkeenak hala ere gaurko proposamenaren oinarrian alderdi sozialistak egindako proposamenean

hezkuntza publikoaren aldeko plataformak aspalditik datorren jasanezina den egoeraz egin duen salaketa dago azken urteetan

ikastetxe publikoetan ikastetxe publiko jakin batzuetan pilatzen joan dira eta maila ikastetxeak sortzen ari dira egoera hau ez da soilik gasteizen gertatzen baina gasteizko egoera benetan larriagoa da eta momentu honetan larria

gure jendartean ez da eskolaren ardura soilik

jendarte osoak parte hartu behar du horretan baina azken batean gai sakona eta konplexu baten aurrean gaudelako baina

zalantzarik gabe eskolako eta eskolaren ardura zer gertatzen ari da gaur egun

ezinbestean izan beharko litzatekeena ez du jaurlaritzaren aldetik beharrezko babesa jasotzen eta

hezkuntza sistema erdia publikoa dela eta beste erdia itunpekoa bai baina etorkinen kasuan ez da hori errealitatea eta

hau da indize sozioekonomiko eta kultural baxua dutenena ere ez da hori kasua edo behar bereziak dituztenak ere ez dira

ez da erdia eta erdia hauek nagusiki eta ehuneko handi batean irakaskuntza publikoan daude

azken urteetan ere sareen arteko diferentzia handitzen joan da indize baxuagoak sare publikoan daude eta diferentzia itunpekoarekiko pribatuarekiko handitzen doa poliki poliki

egin beharrean aspalditik datorren egoera da azken urteetan desoreka handitzen joan da esan dudan bezala

manifestu bat atera dute ikastetxe publiko guztietako gasteizko elkarteak batera eta ia eragile eta hezkuntza komunitatearen guztiak babestu duena datuek errealitate gordina erakusten digute eta hori ere behin baino gehiagotan aipatu izan dugu

atzerritar ikasleen matrikula bi aldiz handiagoa da edo izan da ikastetxe publikoetan ikastetxe pribatuetan baino

pribatuetan lau koma zortzi eta hori handitu egin da azken urteetan oraindik orain nabarmenagoa da gasteizko egoeran bi mila hamabi bi mila hamairu ikasturtean sare publikoan ehuneko

ikasle atzerritar zeuden bitartean pribatuan sei koma bat itunpekoan ehuneko sei koma bat zegoen hori da horretaz ari gara hitz egiten hezkuntza sailak emandako beste datu batzuk oraindik larriagoak dira aipatu genituen lehengo egunean ere batzordean

ehuneko berrogeita hamara baino gehiago jasotzen dituztenak eta horrela joan gintezkeen diagnostiko bat egiten ikastetxez

ikastetxeen arteko bereizketa egunetik egunera handiagoa da

adierazgarria da haur eta lehen hezkuntzan atzerritarren ehuneko laurogeita hamabosta ikastetxe publikoetan dagoela eta itunpekoetan ehuneko bosta soilik badaude eta hori ere esan behar da itunpeko ikastetxe gutxi batzuk

jasotzen dituztenak baina orokorrean errealitatea hau da ehuneko laurogeita hamabost ehuneko bost bi eskola mota eraikitzen

bata pobreena eta besteena maila sozioekonomiko kultural

joaten direnak eta hori oso arriskutsua da oso arriskutsua da zeren azken batean bertako deituriko horiek ihes egiten dute ikastetxe batzuetatik eta gure gizarte kohesioa kolokan ipintzen da aniztasuna balore bat da baina ondo bideratzen bada lan ikaragarria egiten da ikastetxe batzuetan baina gaurko errealitatea beste bat da

beste kultura eta jatorri bateko ikasleak ezagutzeko ulertzeko baloratzeko elkar jolasteko bizitzeko eta honek arrisku handiak ditu gizarte

eskolan ez bada bermatzen jatorrizko desberdintasunak ez badira aukera bihurtzen zein da gizarte honen etorkizuna ba ona ez ikastetxea aukeratzeko eskubidearen defendatzaile sutsuak entzun ohi ditut

baina batzuk ezin dute aukeratu batzuentzat eskubide hori ez da existitzen gezurra da errepasatu ditzagun zein den egoera eta argi dago ez dagoela aukeratzeko eskubiderik

porrot egin dute gaur orain dela lau urte edo bost urte baino okerrago gaude ikastetxe publikoetan eta horregatik

adostu dugu erdibideko bat bigarren txandan aukera izango dut horretaz gehiago hitz egiteko

familia hauek eta errealitatean oinarrituta proposatzen dutena jasotzen
den eskerrik asko arrondo anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales andrea zurea da hitza

euskal hezkuntzaren errealitatea ezagutzen ez duen batentzat legez kanpoko proposamen hau entzuterakoaren honen inguruko

pertsona horrek errealitatearen adimen eskas izango luke gure ustez euskal eskola publikoa laurogei laurogeita bat

hezkuntzaren konpetentzia daukagunetik guztion artean eraiki dugu plan ezberdinen bidez

hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailaren plana da gure hezkuntza sistema hobetzeko helburuarekin

ezarritako hezkuntza eta formakuntzarako lerro estrategikoak bildu nahi ditu euskal hezkuntza sistemaren erronkekin sistemaren bikaintasunerantz

erantzun bat ematearren eskatzen du bere lehenengo puntua bere osoko zuzenketan aurrekontua igotzea hezkuntza sistema propio garatzeko

andrea geure sistema propioari forma ematen ari gara egitasmoak behar dira egitasmoak prestatu eta egin behar dira eta ondoren urtez urte egitasmo horiek garatzea onartuko dira aurrekontuak hori uste du gobernu honek eta gobernu guztiek egiten dutela beraz lehendabizi bi mila hamairugarrena urtean heziberri

eragile guztiekin batera gobernu honek plan horren lehenengo proiektua bi mila hamalauean aurkeztu zigun joan den abenduan eusko jaurlaritzak haur eta oinarrizko hezkuntzako curriculumen dekretuak onartu zituen martxoaren zortzian

hobetzeko plana aurkeztu egin dugu ekitatean oinarrituta bikaintasunerantz aurrera egiteko hortaz datozen aurrekontuetan

urtez urtera eramateko zein aurrekontuan behar diren eta bukatzeko ia hezkuntza barnerakorra ikastetxe publikoen autonomia barnerapena irakaskuntza prozesuetan ebaluaketa jarraiarekin beti ere gure sistemak merezi duen bikaintasuna bilatuz hori da gobernu honek
duen helburua mila esker eskerrik asko corrales andrea
erantzunen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria celaá andrea zurea da hitza

hasiko naiz aipatzen nire aldetik ere hezkuntza publikoa hezkuntza sailaren ardura berezia da

antolatzen da beraz une honetan zer behar du irakaskuntza publikoak horretaz hitz egiten ari gara gaur horrek ez du esan nahi

irakaskuntza eta hezkuntza publikoari buruz ari gara hitz egiten zergatik izugarrizko bultzada behar duelako momentu honetan babestu egin behar delako

hezkuntza bermatzeko neurriak hartu behar direlako eta horretaz momentu honetan hitz egiten eta corrales andrea eskola publikoaz hitz egiten ari garen honetan heziberri plana ipintzea

dauden egoerei eta ahulezi guztiei aurre egiteko tresna bezala ba nahiko ez dakit ez diot kalifikatiborik ipiniko baina bitxia gutxienez esango nuke

gustatzen ez duzuela gustuko baina heziberri plana hemen egin baldin bada da

bezala eta esango didazue hezkuntza komunitatearekin batera egin dela baina ez da egia adostasunik gabeko plan bat da eta horren ondoren aipatu duzu lehengo egunean hezkuntza batzordean aurkeztutako hobetze plana

irten ginen sartu ginen bezala inolako zehaztasunik gabe

prentsarako begira edo prentsa begira egin zelako eta ez benetan informazio guztia emateko batzordean hor ez zegoen neurri bakar bat gaur hemen gaur hitz egiten ari garenari buruz beste maila batean dago eta ez dakit zer egongo den orain arte egin ez dena eta ze hobekuntza etorriko diren

horren berri batzordean ez genuen jaso aurrekontuak aipatu ditut bai aurrekontuak funtsezkoak dira irakaskuntza publikorako eta hezkuntza sistema osorako

gaur egun ez dagoela esaten baldin badugu bi mila bederatzian baino berrehun eta hogeita bi milioi gutxiago dedikatzen zaiola gaur egun hezkuntzari

osoan sistema osoan baina gaur hitz egiten ari gara hezkuntza publikoari buruz baina abiapuntua aurrekontuak ez direla nahiko da

eta horretaz hitz egin dugu eta ez dago inolako kontraesanik esan dugun guztiarekin aipatu duzu ere hamaika esku eta nik uste dut plataformen eta denon eskolaren agerraldian oso argi erantzun zutela hamaika esku izatekotan

eragiten dio jada ematen den egoera desegoki bati beraz agian hasi beharko ginateke ikastetxe bakoitzaren azterketa egiten diagnostiko bat egiten eta ondoren ikustea leku bakoitzean zer neurri eta hartu behar diren gaurko egoera iraultzeko maila handi batean neurri anitzak askotarikoak eskatzen ditu eta ez soilik sailburu jaunak batzordean aipatutakoak horiek ondo

geletan eta ikastetxe guztietan matrikulazio orduan gordetzea berandu iristen diren ikasleentzat tokia egoteko bai eginda egon behar zen hala ere ondo eta ondo ere eskolatze batzordeak

homogeneo batean irizpide berdinekin funtzionatzea baina nik hori ere uste nuen egin behar zela

eta horregatik guk uste dugu gaur hemen planteatzen dugun erdibidekoan badaudela beste neurri batzuk hizkuntzarekiko ere bai zeren eta seguru asko celaá anderea eta ni ez gatoz bat hizkuntzekin egin behar dugunaz

bai gatoz bat gauza batekin eta da ikasle guztiek aukera berdintasuna izan behar dutela hasteko herri honetan dauden bi hizkuntzei modu egokian erantzuteko eta bermatzeko ikasten dela eta hirugarren hizkuntza bat edo eleaniztasunaren bidetik

aukera berdintasunetik egin behar direla gero ezberdintasuna izango da guk nola ulertzen dugun hori egitea baina ez naiz

hurrengo puntua da amaituko dut esaten guretzat gaur hemen

onartuko balitz eta onartzen baldin bada eskola publikorako izan beharko litzatekeela nolabait aurrerapauso bat hezkuntza inklusiboa sustatzeko

bultzatzeko horretarako balio behar duela eta nola ez hezkuntza osoaren eta hezkuntza publikoaren kalitatea indartzeko
eskerrik asko arrondo anderea mistoak ez du hitzik hartu behar

gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez beteko proposamena atzerriko hizkuntzak ikastearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin du taldearen txanda euskal taldearen popularraren ordezkaria oyarzabal jauna

nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea mistoa upyd taldearen

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

sailburuak legebiltzarkideok jakinaren gainean zaudete batez ere legez besteko hau aurkeztu duzuenok eta horri zuzenketak aurkezten ibili zaretenok orain bi aste hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuak eskatuta

aurkezteko agerraldia egin zuela hemen aipatu den bezala agerraldi horretan eman zizkiguten met biak ekarri dituen datu eta emaitzak

agerraldi hori baino lehenago egin behar genuen baina azkenean proposatzaileak atzeratu egin zuen gaur arte

bestetik hemen esan den bezala asteartean hezkuntza batzordean hezkuntza sailburuak hezkuntza sistemako hobekuntza plan berriaren berri eman zuen

iaz egindakoa bertan oinarrizko hezkuntzaren curriculuma zehazten da dekretu horretan eta

agintzen du hain justu aste honetan aurkeztutako hobekuntza plana egin behar duela gobernuak eta planteatu behar dela

gehigarrian gobernuak egin behar zuena hezkuntza sistema hobetzeko planean

ditu hiru artikulu aipatu nahiko nituzkeenak hizkuntzen planteamendua oso argia da hiru artikulu horietan hamara hamaikagarrena eta hogeita laua

orain arte sailak deialdia egiten zuen ikastetxeetan

esan dezadan bide batez hirurehun eta hamabost ikastetxe ari direla gaur egun eta

deialdia egiten denean ikastetxeetan hizkuntza proiektuak burutzeko sailak dirua ematen zuen eta gutxi gorabehera izaten zen

konpromisoa hartzen zuen ikastetxeak irakasle horrek gero ingelesez irakatsiko zuela baina konpromiso hori gaur arte ez da behar bezala

esango du zer egin nahi duen zein ezaugarri eskatuko dituen dekretuz ikastetxeek eduki beharko dute hezkuntza proiektua hizkuntza proiektua eta proiektu

beraiek onartu beharko dituzte guk nahi duguna da lomceren gainetik hizkuntza proiektua gurasoek onartzea

elebitasuna bermatu behar dugu sendotu testuinguru eleanizdunean ikuspegi horrekin arautu da hizkuntza proiektua dekretuan

hizkuntza guztietako proiektua beraz barruan lanean ari den irakasleari prestakuntza eman behar zaio eta datorren berriari eskatu egin behar zaio euskara ardatz duen hezkuntza sistema eleanizdunean ikasleek

era egokian eta eraginkorrean eta ingelesa nahikotasunez erabiltzeko gaitasuna bermatu behar du proiektuak

integratua da hizkuntza bat ikasteko ematen diren edukiak balio behar dutela beste hizkuntzetarako elementu amankomunak badirela hizkuntzen irakaskuntzan hizkuntza guztiek dituztela eduki bertsuak eta horiek aprobetxatu eta

hizkuntza batek dituen edukiak ez direla isolatuak itxiak independienteak baizik eta eduki bertsuak partekatzen dituztela ikaslea nahastu gabe hori da tratamiento integrado eta integrala esaten dugunean esan nahi degu

bai hizkuntzarenak berarenak bai materia bat hizkuntza jakin batean ematen dutenek didaktika kriterioekin egin behar dutela lan

horretaz jabetuta aritu behar dutela horregatik aipatzen ditugu hizkuntza guztien gaineko didaktikarako neurriak

ez duen taldera pasatuz eh bildutik agirrezabala jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea yes yes

oyarzabal jauna aurrekoan ere esan nizun bezala non gelditzen dira bai sí

izan ere horixe da gaur partidu popularrak eztabaidara dakarkiguna eta partidu sozialistak eta

txalotuko dutena edo txalotu dutena eta legealdi honetan zehar bezala gaurko eztabaida erreproduzitu egingo da inongo aurrerapausorik eman gabe izan ere aurrekoan esan genuen partzeoa zela planteatzen zena eta oraingoan ere gauza bera izango da

egin bi mila hamairuan legez bestekoa onartu zenetik hona eta nahiz eta denok esan genuen ados jartzeko bidea jarri jarriko genuela eta gaurko eztabaidan sakoneko aztergaia ez da ukituko

zein eskola nahi dugu eta zein ikasle nahi ditugu derrigorrezko eskolaldia bukatzean hizkuntzei dagokienez hori da gure ikuspuntutik galdera aurrekotan bezala eztabaida sesgatua

partidu popularrak berriro luzatuko digu bere mezua edo luzatu digu bere mezua ingelesa eta erdara hezkuntza sisteman direla inportanteak partidu sozialistak ere luzatu digu marko hirueleanitza dala hemen ideala met izenekoa

indefinizioa guk ezaguna den bezela euskaldun

izan ere bat gatoz hezkuntza sailarekin plurilingüismo sobre el eje del euskera hori horrela dio bere web orrian eta mendizabal andreak ere aipatu du baino beno kontraesanean uste det erori zarela gero beste bat

bijente jarraituko dutela eta orain arte bezala jarraituko dutela eta gero datuei erreparatuko diet izan ere meteko ikerketa honek nik uste det datu oso interesgarriak eman dituela hay que leerse también señor oyarzabal los datos

nola lortu ikasle euskaldun eleanitzak gaur egungo egoera ikusita hauxe da duguna a ereduak ez du euskalduntzen b ereduan ikasleen bi hirutik ez dira euskalduntzen

hirutik bi euskalduntzen dira datuak

oso gutxi egin dute gobernu honek eta partidu sozialistakoek euskalduntzen duen marko bakarraren alde

guk behin baino gehiagotan jarri dugu mahai gainean proposamena murgiltze sistema ezartzea orain arte egindako ikerketa ebaluazio guztien arabera

ondoen euskararen maila komunikatibo nahikoa izatea

zein idatzizkoan honek argi eta garbi esan nahi du gaur egungo ereduen markoa

eta beste bide berri bat hasi behar dela eta hau ez dio euskal herria bilduk soilik hortxe daude hezkuntza eragileak ikastetxeak ikastolak gurasoak euskadiko eskola kontseiluak eta abar luze bat gauza bera esaten dutenak eta hau ez du met programa bezalako batek bermatzen esperimentatu den

oso txikia ematen dela euskaran ikusi da beraz helburua lortzeko

behin murgiltze programa martxan jarrita hurrengo galdera hauxe da nola lortu europak

eta bi dira ikasleen ehuneko berrogeita hamarek lortzea be bat

altuagoa lehenengo atzerriko hizkuntzan eta bestetik nola lortu ikasleen ehuneko hirurogeita hamabosta bi atzerriko hizkuntzetan matrikulaturik egotea horiek dira hain zuzen europak markatzen dituenak ildo honetan saiaketa

urteko kurrikulum dekretuetan europar markoaren be bateko maila erreferentziala ezartzen atzerriko hizkuntzarako eta be bi euskara eta gaztelaniarako hezkuntza eragile guztien adostasunarekin egin zen zuetako batzuk hala ere partidu popularra alde batetik ez zenuten hori onartu

gobernura zenean kurrikulum hura eta erreferentzi mailak

denborak erakutsi du jarritako helburu hura bidezkoa eta errealista zela ikusi besterik ez dago aurreko astean hezkuntza batzordean sailburuak aurkeztutako met

ongi etorria beraz berandu bada ere eta nire ustez hau oso inportantea da nora iritsi nahi dugun derrigorrezko eskolaldia bukatzean eta gero bigarren partean erreparatuko diot gehiago honi baina guk erreferentzia mailan jartzen genituenean be bia euskararako

gaztelaniarako eta be bata atzerriko hizkuntzarako nagusiki non hemen

horretan adostasuna bilatzen baldin badugu nik uste dut oso aurrera pauso handia eginda izango dugula zeren hau definitu ondoren eta helburua hori izanik hurrengo galdera

horretarako gure ikuspuntutik ez dago errezeta magikorik eta ez dago adostasunik ere euskal hezkuntza sistemak ibilbide luzea du atzerriko hizkuntzak eskoletan txertatzeko garaian ez bakarrik met soluzioa beraz adostasunean dago

soluzioa hezkuntza eragileek guraso hezkuntza adituek handia dutela honetan iruditzen zaigu jarri gaitezen beraiekin lanean eta zehaztu dezagun denon artean hartu beharreko neurriak

lehen esandako helburu erreferentzial horiek erdiesteko eta euskal herria bilduk gaurko legezbestekoari edo gaurko erdibidekoari ezetza emango dio

hau ez delako legezbestekoan eskatzen dena legesbestekoan gauza bakarra eskatzen da nagusiki

plangintza bat plangintza bat zuek dakizuenean oso gutxi gelditzen dela

plangintza hori martxan jarri ezingo dena inolaz ere hezkuntza sisteman prozesuak

beraz ezetza esango diogu bata ez diolako gure ikuspuntutik benetako edukiari heltzen hori batetik eta beste alde batetik denborarik inongo denborarik ematen ez duelako plan estrategikoa datorren ikasturteari

martxan jartzeko beraz iruditzen zaigu que es un brindis al sol hemen partidu popularrak partidu sozialistak eta
planteatu planteatzen duena besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aguirrezabala jauna erantzunen txandara pasatuz alderdi popularraren ordezkaria

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak celaá andrea zurea da hitza

ez dut esan ereduak bere horretan mantendu behar direnik

ereduen sistema dinamikoa izan da mugitu egin da

gurasoek daukatelako erabakitzeko eskubide hori zein

lerroaren bidez gauzatuko du gobernuak bertan ageri baita diagnostikoa lorpen adierazleak bi mila hamasei bi mila hamazazpi ikasturterako

orain eta bi urtetan gobernuak hirukoiztu egin du aurreko gobernuaren lortutako ikastetxe kopurua señora celaá

mendizabal andrea amaitzeko eh bilduren ordezkariak agirrezabala jauna zurea da hitza

popularrak esan dituen gauza batzuekin eta baita ere partidu sozialistak esan dituenak

eztabaida serio batek eta sakon batek honetara hau hitz egitera eta hau adostera eraman behar gaituela nola lortu euskaran

bi erronka nagusiak besterik ez eskerrik asko

osasun garraioan lan baldintza duinak eta hitzarmen autonomikoa

ubera andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko bai eguerdi on guztioi

nekea izaten da politikari militante eragile

lana herri honetako langileentzat lan baldintza duinak aldarrikatzea herri honetako biztanleentzat zerbitzu publiko duinak aldarrikatzea nekea izaten da bai baina

kementsuak eta tematiak garela da beti helburu baten bila herri honetan kirolari afizionatua izatea ere

alex txikon mendizaleak bazeukan jomuga bat

eta berarekin euskal herriak kirol alorrean gailurrean jartzea berandu bada ere zoriondunahi dugu eta bere lana

nekea ahaztu eta tinko ibili delako euskaldun gisa helburu baten bila txikonek gogor eta kementsu jarraituko du bere bidea egiten

izaten den arren guk ere tinko jarraituko dugu gure aldarrikapenekin gaurkoan ere helburuak xumea dirudi baina tontor hau kostatzen ari zaigu kalitatezko osasun garraioa bermatzea herritar guztiei hainbat hainbat ekarpen

batzuk onartuak izan dira darpón jaunak lideratzen duen osasun sailagatik baina zoritxarrez oraindik ez dira gauzatu

darpón jaunak eaeko osasun zerbitzuak kalitatearen gailurrera ez dituela eraman nahi eta ez dituela erreferente bilakatu nahi badirudi hala adierazten du darpón jaunak eta osasun sailaren jarrerak

nahasten dituela zerbitzu baten kudeaketa kanporatzen duenean honek ahaztu egiten gara guztiaz ahaztu egiten gara guztiaz eta askotan gainera legalitatea aitzaki erabiltzen da eta benetan oso oso kezkatuak gaude eta iruditzen zaigu serioa dela osasun garraioan gertatzen

badakizue sektorearen atomizazioa baliabide eskasia baliabide mugatuak giza baliabideen prekarietatea

garraio programatuan dauden langileak erabiltzen dira larrialdietako alorrean guardietarako ere

alor honetan lanean ari diren langileen ordezkariak behin baino gehiagotan aurkeztu digute osasun batzordean eta guzti honek kalitatean eragiten du

gertatzen ari dena ibilbide amai ezinak

elkarrekin jartzen dira irizpideetan guztiz kontrakoa jasotzen denean eta abar eta abar

badakigu badakigu enpresak etekinak ateratzeko daudela beraien helburua hori dela eta zilegi da enpresak horretarako daude

kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzea da eta horretarako baliabide guztiak jarri beharko lituzke ikuskaritzak esleipen egokiak egitea gaur egun ikustea besterik ez ateratzen diren esleipenetan ehuneko hirurogeia da baldintza ekonomikoa eta ehuneko berrogeia da baldintza teknikoa gogoratu ere araban bi mila hamalaueko otsailetik larrialdietako osasun garraioa

eta egia da egia da eta aitortu beharra daukat bere momentuan aitortu nuen bezala

uda ostean osasun sailaren aldetik jarrera aldaketa bat ikusi genuela baina jarrera aldaketa hori ez dugu gauzatzen ikusi orain arte behintzat eta ez dugu ikusi orain arte onartu diren proposamen guztiak gauzatuak ez ditugu ikusi eta hori da faltan botatzen

hitz asko egiten dira eta ematen du gainera dirua soberan

ari garela murgiltzen atzo bertan atzo bertan bildu ziren hitzarmen autonomikoa adosteko mahaia

utzi zuten printzipioz pentsatu nahi dugu

osasun sailak enplegu departamenduarekin batera zerbait egingo

eragingo duela edo begira jarraitu behar du

egon dela enpleguko departamentuko ordezkaritza bai enpresarekin eta bai langileekin baina pentsatzen dugu gehiago egin daitekeela

eta ezin dela aitzakia izan legalki harreman laboralak enpresari dagozkiola zeren eta azkenean

gobernua da bera da patronala eta gobernua da zerbitzuaren kalitatearen erantzule nagusia

erabaki genuen mozioa aurkeztea pentsatzen dugulako gai honekin jarraitu behar dugula konponbidea bilatu arte eta gure helburua zen bi mila hamalauko

betetzea mozio hau aurkeztu genuenean gure buruari helburu hori jarri genion eta horrez gain ere

gobernuak benetan sektorearen antolaketa eta kudeaketa hobetzeko

ezagutzen duzue zein den proposamena benetan pentsatzen dugulako konponbidea behar dela eta pentsatzen dugulako horretan guztiok

beste konfiantza boto bat emango diogu gobernuari eta horregatik saiatu gara ahalik eta adostasun zabalena lortzen

sartuta gauden zurrunbilo honi

adostasun bat saiatzen ahalegindu gara eta lortu dugu

euzko abertzaleak taldearekin eta baita alderdi sozialistaren ere ea oraingoan beste bultzadatxo bat ematen diogun eta ea benetan lortzen dugun konponbidea

mahai horretan azkenean akordio bat egotea pentsatzen dugu zenbat eta lehenago guztiontzat hobeto

osasun garraioa kalitatearen gailurrera eramatea eskerrik asko eskerrik asko ubera
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal anderea zurea da hitza

eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi joan den

ubera andreak interpelazioa egin zion enplegu sailburuari eta hemen gaude gaur interpelazioaren ondoriozko mozio hau eztabaidatzen gure ustez interpelazio hutsala sailburuak irmo

erantzundakoa egoera antzekoa bizi izan dugu ubera andreak gai berari buruz galdetu dio osasun sailburuari azaleko galderen aurrean argumentuz

en esta misma línea eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz ubera

ez dakit ez naizen ondo esplikatzen edo eta ulertzeko zailtasunak dauden

hemen kuestioa ez da eh bilduren errealitatea nagusitzea edo eajren errealitatea nagusitzea gizartean ez

gizarteko errealitatea ezagutzea eta errealitate horri erantzunak ematea hemen gaude erantzunak eta konponbideak emateko begira nik ez nuen ezagutzen nik ez nuen ezagutzen osasun garraioko sektorea baina

eta lana hartu dut sektore hori ezagutzeko eta gainera begiak ireki dizkigute begiak ireki dizkigute behin baino gehiagotan

eta eragile guzti horiek guztiak ideologia desberdinetakoak bat egiten dute bat egiten dute

sektoreak dauka diagnostiko bat gobernuak dauka beste diagnostiko bat badakit inor ez dela egi absolutuaren jabea baina erdibideko bat egongo da

hori ikusteko eta horri erantzuteko ba gu horretan ahalegintzen ari gara eta guk argi daukagu eta helburu bezala jarri gara legegintzaldi honetan osasun garraioaren sektorea

por cierto gobernu honek behin baino gehiagotan onartu du osasun batzordean zein den egoera eta onartu du egoera ez dela ona

badakigu nola dagoen etengabe errekurtsoak ditugu esleipenetan etengabe izan da esleipenen bat errekurritua ez dena

irizpideak errebisatu dira egin da azterketa sakon bat ikuskaritzak nola egiten dira orain errekurrituak dauden bitartean zenbat diru gehiago jarri behar du gobernuak dauden zerbitzuak martxan jartzeko esan dut lehen ehuneko hogeita hamara

errez esaten da eta diru hori nora doa giza baliabideen baldintzak hobetzera

ez eta ardura norena da ardura jaurlaritzarena da osasun sailarena da ez da enpresarena

legalitatea bale hor enpresak daude baina ardura norena da ardura

ez dakit entzungorrak edo itsuak edo zer gertatzen den ez dakit betaurrekoak behar diren edo sonotone deritzon aparailua behar den

eta argi esango dut gure helburua ez da izan sektore honen kudeaketa publifikatzea ez da izan ez nahastu

eraginkorra eta hobetzea eta hobea ona izatea kalitatezkoa izatea badakigulako horrek zerbitzuaren kalitatean eragina daukala badakit pentsatzen duzuela eh bilduk dena publifikatu nahi dut

baina lehenik eta behin nahi duguna da momentu honetan martxan dauden kudeaketak hobetzea bale eta horretarako gainera proposamen desberdinak jarri ditugu mahai gainean

zenbait akats zenbait gabezia eta ez da egia lehen barrio jaunak esan duena

legebiltzar talde guztioi aurkeztu ziguten txostena argazkiak hemen izan ditugu ba goazen bistazo bat ematera hartu lana aztertzeko ikusiko dugu

gaurkoan nahiz eta desberdintasunak izan guk egin dugu ahalegin bat eta

guztiok egin dugula ahalegin bat benetan konponbidea emateko egoera honi eta ea gai garen apirilak hamaikaan bilduko den mahai horretan hitzarmen autonomikoa lantzen ari den mahai horretan akordio batetara iristeko guztiok eskertuko dugu baina batez ere

eskertuko dute eta azkena datuak

datuak guztiok ditugu baina ea osasun sailak

jarri dituen osasun batzordean eskuetan eta

egin ditugun informazio eskaera galdera zein hainbat ekimenetara baina tira

soluzio batetara irizten gara eta bestela jarraituko dugu temati legegintzaldi honetan gai hau konpondu arte eskerrik asko
ubera andrea euskal talde popularrean ordezkaria

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna gai zerrendako bosgarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

eta amiantoak eragindako pertsonentzako erreparazio plan bat egitea eskatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

eguerdi on baita ere euskadi asviamie elkartearen ordezkariei eta ongi etorriak izan bilkurara

egin zen osoko bilkuran amiantoari buruzko ponentziaren ondorioak onartu genituen baina egun horretan jada

gutxieneko akordioa zela aldi horretan argi esaten genuen hortik aurrera egin beharreko genituzkeela eskabideak ez bakarrik madrilgo gobernuari zuzendutakoak baita eusko jaurlaritzari eskatutakoak ere erantzukizunak banatuak izan beharko liratekeelako horixe da

gaurko honetan berretsi egiten dugu tamalgarria da bost urtez egon garela legebiltzar honetan denbora galtzen hori da gure iritzia

eta testu bat onartzeko eta dirudienez onarpen honekin

uste dute gure erantzukizuna hor amaitzen dela baina eh bilduren jarrera ez da hori ezbairik gabe oso motz geratu gara gai honetan ponentzia amaitu eta gero gu geuk ekimena hartzen ez badugu

de arcelormittal de olaberria ez ez daukat

gaixotasun profesionalaren errekonozimendua lortzeko borrokatu erretiratutako langileen lan gaixotasunaren ondoriozko ezintasun

borrokatu eta kalte ordaina jasotzeko erreklamazioa eskatu

ezin ditugu bakarrik utzi ezta denbora gehiago galdu ere lehen adierazi dugun bezala bost urtez egon garelako ezer gutxi lortzeko amiantoak eragindako biktimei esan diezaiekegu bizkaian eta gipuzkoan lorpenik egon dela ez non geratu dira ponentziako txostenean agertzen diren hogeita bat ebazpenak inon ez beste aldetik jakin badakigu osalanek

onkologikoa fundazioari lan arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa

hain zuzen ere amiantoaren eraginpean dagoen eaeko biztanleak aztertu ahal izateko tresna berriak izeneko ikerketa egite aldera iaz batzordean gure kezka adierazi genuen gure aburuz ikerketa proiektu hori

eta hala nabarmendu genuen gaur ez dugu

sumatzen dugu dirua denbora eta itxaropenak ezer ezean geratu direla beraz jaurlaritzaren aldetik erantzunik ez ezta soluziorik ez jaurlaritzak berak hasitako proiektua

konpromisorik ez du hartu horregatik eh bilduk argi du gu geuk jarrera proposatzailea hartzen ez badugu ez dugu ezer lortuko eta hori da hain zuzen ere gaur bertan eskatzen duguna etxeko lanak jaurlaritzarentzat

jatorrizko proposamena ontzat hartzen genuen gaurko honetan eusko jaurlaritzari

eragindako pertsonentzako erreparazio plan bat egitea eskatzen zuelako eh bildu bat dator proposamen horrekin

horregatik amiantoaren euskal institutua sortzea beharrezkoa dela

eta ez gara hala uste dugun bakarrak gogoratu behar dugulako hemen aho batez onartu zela instituto hori sortzea eta ponentziaren txostenean

ponentzian hogeita bat ebazpen ezberdin onartu genituen eta zehazki funtsari dagokionez hau genuen hogeigarrena eta hogeita batgarrena ebazpenetan

funts hau sortzea eta lan talde bat ere sortu ahal izango da arestian adierazi ditugun arazo guztiak elkarren arteko adostasunez erabakitzeko

sorrerarako lege bat prestatzearen egokitasuna ere

zuek planteatzen duzuena onartuta dago eta guk argi dugu jaurlaritzak badaukala zereginik kasu honetan hori da bereizten gaituen

aurkezteko biktimei konpentsatzeko asmoz eta ahala egingo dugu

etor daitezela baina gaurko akordioa ikusi eta gero

ezin dute gehiago itxaron eta ez dute merezi guk legebiltzar honetan

lehen nabarmendu dugu ezin ditugula borroka honetan bakarrik utzi gure laguntza behar dute eta jaurlaritzan eskumenak eta

emateko horregatik sinatu duzuen erdibidekoari ezetz esango diogu ez edukiagatik baizik eta errepikapen hutsa delako eta arduragabekeria nabarmena delako beraz gure osoko zuzenketari eutsiko diogu besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu anderea sailburuak

asviamieko jaun andreak

lópez de ocariz andreak ekarrita gure babesa eman genion

aho batez onartu zuen osoko bilkuran bi mila hamabosteko ekainaren hogeita bostean amiantoa

arazoei buruzko ponentziak txostena egin zuen lan horiek

legegintzaldietan egin ziren eta txosten horren ondorioak irizpenean

eta gure babesa eman genuen erreparorik gabe uste genuelako irizpen horrek bidea markatzen duela

bide luzea gure ustez irizpen hau da

erantzun instituzionala errealitate aldaketa bati aurre egiteko

eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txanda

euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz anderea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro bi galdera helarazi nahi dizkiegu

bere bi txandak agortu ditu hala ere botako dugu zuek uste duzue

bigarren mailako herritarrak direla ze hori da gaurko honetan ateratzen dugun ondorioa legebiltzar

podamos ir haciendo otras cosas eta amaitzeko beste galdera bat eajri zuen iritziz zein izan behar den gai honen inguruan jaurlaritzak hartu behar duen konpromisoa

ez duzue esan zer egin dezake jaurlaritzak zer egin dezakegu legebiltzar honetan biktima horiei laguntzeko hori da nik neure buruari

es que les tomemos el pelo eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eztabaidak amaitu direnez

lehen puntua mozioa julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua herri honek natori emandako ezetza berresteari buruz

bozketara jarriko dugu arzuaga jaunaren jatorrizko mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat bai

ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozka bederatzi bai hirurogeita lau ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian

eta gero bi eta hiru lehen puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita bost ez onartua geratu da lehen puntua jarraian bi eta hiru puntua bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita bost ez hogeita bi abstentzio

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal eskola publikoaren plan estrategikoa aurkezteari buruz

bozketa eran jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita zazpi ez hamar abstentzio ondorioz onartuta erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena atzerriko hizkuntzak ikastearen

euskal sozialistak eta mistoa upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita zortzi

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bai berrogeita zazpi ez ondorioz ez da onartu

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osasun garraioan lan baldintza duinak eta hitzarmen autonomikoa bideratzeari buruz hemen

euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai

zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

eragindako pertsonentzako erreparazio plan bat egitea eskatzeari buruz bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamaika bai

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

hogeita hamar ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da